egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu eta aldez aurreko gai gisa juana maria iturmendi maguregui legebiltzarkideari dei egingo diogu iturmendi andrea

eta gai zerrendari ekin baino lehenago jakingo duzuen bezala eta gainerakoan

gaur llodion erahilketa bat izan dela hogeita sei urteko

eta bere erahilketa hau gaitzesteaz gain minutu bateko isilunea

jarraian gai zerrendari ekingo diogu eta gogoratuarazi natalia rojo legebiltzarkideak botoa delegatua duela gai zerrendako lehenengo puntua mozioa oskar matute garcía de jalón eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua lan harremanen euskal esparru propioa sustatzeari buruz eztabaida eta behin betiko

txanda da ekimena aurkeztu eta aldezteko matute jauna zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburua legebiltzarkideok egun on

aspaldikoa bai baina gaur egun indar handia duen aldarrikapena lan harremanetarako euskal esparruaren eskaera

eta hartu beharreko erabakiak ezartzen dituen mozioa aurkezten dugu

krisi sistemikoan murrizketak eta erreformen bitartez langileen eskubideak behin eta berriz

enpleguaren prekarizazio itzela ematen ari da eta gaizki izendatua izan duen ongizate estatuaren desagerpena eta milaka euskal herritarron bazterketa dakar eta guzti hau euskal autonomia erkidegoko gobernutik gustatuko litzaigukeen oposizioa eta erresistentzia aktiborik gabe gainontzeko

finantza eliteen aginpean betikoei mesede egiten dieten neurriak zalantzarik gabe ezarriz traemos esta moción para reclamar pasos

aipatutakoagatik mozio honetan planteatzen ditugu lau puntuak

behar dugulako orain arte langileria eskuratutako eskubideak blindatzeko eta ez

morroi izateko beharrezkoak diren neurriak hartu behar dira hitzarmenen ultraktibitatea inolako eperik gabe mantentzeko derrigorrezko arbitraia ontzat hartu gabe eta esparru ezberdinen adostasunetik abiatuz

elkarrizketa mahaia osatu lan harremanetarako euskal esparrua eta babes soziala eraikitzeko bizi dugun egoerara ekarri gaituzten eredu eta erabakiak ezin dira izan arazoetatik aterako gaituzten berdinak

del conjunto de la sociedad vasca besterik ez mila ezker eskerrik asko matute jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upydren txanda da

maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den itxaso jaunak dauka hitza

eskerrik asko itxaso jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andreak dauka hitza

bilduk lan harremanen euskal esparru propioa sustatzeari buruzko interpelazioaren ondoriozko mozioa ekarri du gaurkoan eztabaidagarri eta espainiako lan erreformarena nahiz eta matuteren diskurtso guztia azken honen inguruan oinarritu den lehenik eta behin argi eta garbi utzi behar dugu euzko abertzaleak taldearen jarrera euskal lan harremanen

gure taldearen ibilbideak gai honetan ez du zalantzarik beti irmo azaldu gara euskal lan harremanen esparruaren alde eta hona ekarriko ditugu adibide gisa idatziz aurkeztutako batzuk besteak beste gure hauteskunde programa euskal gizartearen gehiengoaren babesa lortu zuenak honela dio

berak ere aipatu zuenez interpelazio egunean eta gaur ere

ez dago dudarik euzko abertzaleak taldearen eta eusko jaurlaritzaren borondatea eta esfortzua euskal lan harremanen esparru propioaren alde lan egitea direla

eta honetarako ezinbesteko lehen urratsa batzarretan parte hartzea dela uste dugu

gizarte honetako ordezkari sindikal gehiengoak ez badu gobernuarekin hitzik egin nahi la ultractividad acaba el día siete de julio

baina saiatu gaitezen gutxieneko batzuk adosten ez gaitezen maximoetan gelditu esfortzu handiz lortutakoak bertan behera gelditu ez daitezen premiazkoa iruditzen zaigun akordioetara heltzea sindikatu patronal eta eragileekin lan erreformaren ondorioak

eta gure postura argi utzi genuen apirilaren hemezortziko osoko bilkuran bakarrik

bete behar dira beraz adostu ditzagun arbitroen izendapena zelan egin euren interbentzioa beharrezkoa denean berdina da

ostiraleko gizarte politiketako batzordean eztabaidatu genuen beraz zertan berriz mintzatu gai berdinaren inguruan ez zinenez batzordean egon eskakizunean bakarrik gelditu zinetela aurreratzen dizut

zuen zuzenketak orain azalduko dizkizudan arrazoiengatik eta itxaso jaunak berak ere azaldu dizun moduan la participación en la mesa de diálogo social

lehen txanda hau amaitzeko hasi garen moduan egin nahi dut euzko abertzalearen euskal lana harremanen esparruaren aldeko

eta hori da gure osoko zuzenketa defendatzen duenak eta hor daukazunez ez dudana irakurriko

eskerrik asko arregi anderea zuzenketarik aurkeztu ez duten

mistoa upyd taldeak du erantzungo euskal sozialistak taldearen ordezkaria itxaso jauna zurea da hitza

la búsqueda de acuerdos por las partes nada más eskerrik asko itxaso jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andreak dauka hitza

arregi andrea euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andreak dauka hitza

eskerrik asko llanos andrea eztabaida amaituta bototara jarriko dugu eh bildu taldearen jatorrizko testua bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamaika bai hogei ez berrogeita hamabi ondorioz ez da onartu jatorrizko testua jarraian mistoa upyd taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

osoko zuzenketa hau ere ez da onartu jarraian euskal sozialistak taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

geldiunea emandako botoak hirurogeita hamabi bai hamasei ez

zuzenketa eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hogeita zazpi ez berrogeita sei ondorioz ez da onartu osoko zuzenketa hau ere jarraian

honako ekimen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea mozioa nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua metro bilbaoren hirugarrena lineari buruz

proposamena egin duen taldeen txanda da llanos gómez andreak dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta aldezteko

eskerrik asko llanos andrea euskal talde sozialistaren ordezkaria reyes jauna zurea da hitza ekimena aurkezteko eta aldezteko

gracias eskerrik asko reyes jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

egun on denoi mila esker gaia zentratzeagatik

bai berandu baino goiz amaitu behar da bai

gakoa gai honetan eta besteek bakarren batek aipatu baina oso gainetik

metroaren hirugarrena linea egiteko beste lau urte aurreikusten dituela egia da ingurumen eta lurralde politikako

guri gauzak zuzentzeko eta hala esan du gainera idatziz emandako erantzun batean edo bestean era berean sailburuak esandako zerbait da ere bi mila hamabiko abendua bitartean

etorkizuna ez du egia esan gehiegirik argitu besteak beste esan digulako bizkaiko foru aldundiarekin hitzarmen bat berritzeko lanetan ari direla

aipatzeko modukoak dira bi mila zortzian sinatu zen aurreneko hitzarmena eta orduan ehun eta berrogeita hamairu milioiko kostuaz hitz egiten ari ginen egun kopurua berrehun eta hogeitik gorakoa da eta zergatia begiratu beharko genuke

lanak egiteko epea luzatzeak ekarri du garestitze bat eta badirudi hori dela arrazoi bakarra edo interesatzen zaigun bakarra baina nik esango nuke obren planifikazio ez egoki batek eta beste gauza askok ere zerikusia izan dutela proiektuan moldaketak eta hobekuntzak egin dira

baina aurrikusi gabeko beste obra batzuetan gertatzen direnak bezala hartu behar ditugu hainbeste edo hain kopuru handiraino niri sinesteko oso zaila egiten zait alegia

berriro ere sailburuaren datuetara itzultzen naiz nola den posible orain berrehun eta hirurogeita hamazazpi

hitz egitea ia zazpiehun eta hirurogeita hemezortzi milioi alegia lehen llanos andreak esan duen bezala ehundik gora luze milioi gehiago

garestitzea eta ehun eta laurogei garestitzea obra bat aurreikusi daitekeen zerbait bezala hartzen baduzue edo hartu behar badugu ni ez nago hori onartzeko prest esan behar delako ez gu ezta herritarrak ere ez garela inozoak badakigu horrelako lanak konplexuak direla

badakigu dena ez dagoela aurreikusterik baina hain maila handian aurreikuspena egiteko modurik ez izatea guretzat ezin da horrela lerro batean eta esaldi batean pasatzen utzi

baina agerian geratzen dena da honelako desfase handia dagoenean gestio oker bat ere eman dela eta nabarmena dela bistan uzten du diru publikoaren gestioa ez dela zuzena izan

ikusten ari gara hori eta hor agenteak ditugu bai foru aldundia daukagu eta baita jaurlaritza ere daukagu ikusi besterik ez dago

azkenaldi honetan hor notizia izan dugu bostehun milioikoa hor dugu eta ez du akaso bakarren batentzat loturarik izango baina niretzat bai gestio eredu bat aurreikusten

beraz guk egiten dugun aurreneko eskaria da zehaztu dezatela behingoz hiru metroaren lanak zer direla eta garestitu diren

aztertu dadila hori ondo eta hemen dator gure bigarren eskaria begira dadila ondo zer dagoen justifikatua eta zer den gestio okerraren ondorio eta bigarren honetan aurrerapenak baleude argitu daitezela eta neurriak hartu daitezela reyes jaunak harridura azaltzen zuen nola eh bilduk ez duen bat egiten

eta puntu horren gainetik ezin dela pasa eta ezin dela bakarrik epe luzapenaz edo gobernuen borondateaz hitz egin horrela

esan diot lehen ere ni ez nau bide horretan aurkituko hori da ezer baino lehen gure ustez egin behar dena

noski baina ez edozein kosturekin ez edozein modutara diru publikoaren gestio arduratsuak besterik

uste dut hori beti bermatu behar dugula eta ezin dugula gainetik pasa

lan hori egiten den aldi berean eta sinatu behar duten hitzarmen baten bitartez edo dena delakoaren bitartez behingoz argitzeak

eta argitu behar digutela behingoz bai eusko jaurlaritzak eta bai bizkaiko diputazioak kasu honetan tartean dagoelako

eta zein den hauek gauzatzeko plangintza zehatza eta plangintza zehatz horren arrazoiak izan operatiboak izan diru beharrarenak izan dena delakoak herritarrek behingoz jakin egin behar dute noiz amaituko diren lan horiek eta nola

eta uste dut herritarrek hori baino errespetu gehiago merezi dutela izan ere eta hau da gure laugarren eskaria gaur herritarrak neurriz

eta ez dira obrek ekartzen dituzten gorabeheratxo batzuk hori baino gehiago dira eta ez dira hilabete gutxi batzutan urteetan dira

goizean goizetik ari zarete hemen legea bete behar dela esanez eta gertatzen ari diren gauza askok

beraz ahal den moduan ez gauza batzuk ere bermatu egin behar zaizkie

aipatu da hemen eta gogoratu nahi dut hirugarrena lineak bilboko langile auzoei goiko auzoei egiten diela zerbitzua

zurbaranbarri uribarri matiko inguruak aipatzen ditugunean trenbide saretik kanpo geratu ziren egia da llanos andreak esan duena eta hauengana zerbitzuak iristea premiazkoa dela baina

egunerokoan pairatzen ari direna ez da batere xamurra izaten ari lanekin elkarbizitza ez da lerro batean gainetik pasatzeko modukoa kasu askotan pentsatu nahi nuke etsigarria ere izan behar duela herritarrentzat zeren eta

urteetakoa ere izan da hiru urte terdiz ari dira nozitzen lanen ondorioak asko eta asko

efektibamente eta baita beste gauza askorengatik ere bai eta egia da orain bi mila hamazazpi esan zaigu eta herritarrak seguru nago kezkaz josita daudela data horiek ikusita onartezina dela iruditzen zait gertatzen ari dena eta gainera guk osteratxoa egin dugu lanetara

batzuk bizi dira inguru horretan beste batzuk ez gara han bizi bilbo ezagutzen dugu estimatu ere bai

eta ikusi egin dugu adibide xume batzuk jarriko ditut esan dudanaren larritasunaren adibide matikon tivoli kalean adibidez oinezkoentzako pasagunea laurogei zentimetroko zabalera baino ez du haurreskola bat dago inguruan haurrekin pasatzea

esango dut ez dela lan erraza ez dut dramatizatuko gehiago baina hori baina gehiago da

ikaragarrizko arazoak dakartza eta arriskuak zaratak eta bestelakoak ere

uribarriko etorbidean are larriagoa da hirurogei zentimetrokoa da pasoa beraz esaiozu seme alaba txiki bat daukanari hiru urte terdiz ez daukala nondik pasa zeren eta kalean bi aldeetan arazo bera dauka

gorabehera gainditu behar direla esaldi batean pasatzeko modua helburua zaila izango da

ez dut uste arduratsua denik eta bi adibide baino ez dira berriro diot adierazgarriak iruditzen zait hala ere lana nola planifikatu den zeren eta hau ere lanaren parte bat da

erakusten duena eta uste dut herritarren bizi kalitateak metroa bukatzen denean kezkatu behar gaituela baina metroa egiten den bitartean ere bai beraz eragozpen horiek mugatu egin behar dira

berrikusi egin behar dira eta bermatu ez ahal den neurrian konpondu eta neurriak hartu behar dira eta hori ere badago gure eskarian eta hau esanda hasierara nator berriro ere bukatu bai bukatu behar dira ahal bezain azkar bai baina ez besterik gabe

gestio zuzena egin izan balitz guk ziurtasunez diogu baietz eta hori argitu egin behar dela bata eta bestea biak aldi berean egin daitezkeela ere bai eta horrek erakutsiko luke gainera biak egingo balira diru publikoa ere gestio zuzena denok egiteko borondatea badaukagula

itxi zaizkio erdibideko zuzenketarekin susmoetarako bidea irekiko dugu ez dut akusaziorik egingo baina bai susmoetarako bidea irekitzen dela

akaso zerbait ez dela argitu nahi eta azken aipamena defizitaren kontuari egin nahi nioke

eta alegia esan dugu lehenengo momentutik defizitaren gaia eta defizita malgutzeko modua baldin badago zertan erabaki beharko balitz ez dut uste legez besteko proposamen bat denik horretarako bidea eta ez dut uste modua hau denik

ikusi beharko da zeintzuk diren beharrak eta lehentasunak finkatu beharko dira bai parlamentu honetan proposamena ekarrita baita bizkaiko batzar nagusietan

bilera eremu urri batzuetan dago eta eztabaida hori baino irekiagoa da

guk aspaldi esaten dugu baina beste batzuk ere bat egin izan duzuen azkenaldian pertsonetan inbertitzeko garaia dela esateko

zuzenean beste zerbitzu batzuetan inbertitzeko inolako proposamenik eta bai porlanean eta begira gauza bat positiboa maneiroren proposamena zeukan defizitaren helburuak

baina tamalez erdibidekoan horri ere uko egin diozu hori pena mila esker eskerrik asko

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den zorrilla jaunak dauka hitza

andrea legebiltzarkideok egun on guztioi ez da gai berria legebiltzar honetan

aurkeztutako ekimena ikusita behin eta berriro errepikatu den kontua da

seigarren legegintzalditik hona alegia zehaztapen batzuk egitea beharrezkoa izango da baina uste dut ez garela orain iraganera begira ibili behar aurrera begiratu beharra

bilboko metroaren hirugarrena lineak hirurogeita hamar mila bizilaguni baino gehiagori eragiten die eta horientzat

konponbide bat bilatu behar dugu konponbide azkar eta eraginkor bat

politikoa daukate bilboko metroaren hirugarrena linea behingoz bultzatzeko

aipatutako konparezentzia eskatzeko eta erdibideko zuzenketa babesteko